adierazten dizuet kerman orbegozo uribe legebiltzarkidearen botoa

eman zaiola lehenengo puntuarekin hasiko gara gai zerrendako lehenengo puntua ekonomiaren garapen eta

irizpena euskal autonomia erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek irizpena aurkeztu nahi du ez beraz taldeen txanda bat dagoenez

boto azalpenera euskal talde popularrak hitza hartu nahi du txanda honetan

boto azalpenera doanez euskal sozialistek parte hartu nahi dute txanda honetan

elkarrekin podemos becerra jauna txanda dagoen bezala boto azalpena ere badago boto azalpena

bale eh bildu otero jauna ze txandan hartu nahi duzu parte

zurea da hitza lehendakari sailburuak legebiltzarkide

lege honen bitartez jendearen bizitza hobetuko dugulako energia aurrezten dirua aurrezten da eta posible da hobeto bizitzea errekurtso gehiago erabiliz

herri honek behar duen energia trantsizioa martxan dagoelako lege honekin eta honen ostean honen ostean lege honen ostean etorriko dira

energia fosilak uztea eta energia berriak garatzea baina horiek izango dira hurrengoak hau da lehenengoa eta hau

gaude baita ere energia aurreztea eredu ekonomiko propio bat garatzea delako eta energia aurrezten garatzen dugu gure eredu ekonomiko propioa eta hau da gure bide bakarra edo bakarrenetarikoa

lege on bat dugu eraginkorra asmo handikoa loteslea eta aplikagarria orain martxan jarri behar dugu orain bete behar dugu lege hau
eta horren atzean ibiliko da gure taldea mila esker eskerrik asko becerra jauna

guk lege honetan posizio kritiko batetik abiatu ginen

nabarmenarekin batera gure posizioak ere eboluzioa izan duela

behar dugun legeak diogu hau baino askoz zabalagoa beharko lukeela esaten jarraitzen dugu

esan dudan bezala kritikoak izan ginen hasieran eta ia duela urtebete aurkeztu genuen osoko zuzenketan ardatz zehatz batzuetan oinarritu ginen

klima eta energia uztartzen zituen legea behar zela aurreko legealdian egindako idatzitako lege bat zela

arrazoia eman digula hori eskatzen duelako esan genuen parte hartze arazo batzuk izan zituela bi zentzutan aurre kontsultetan deituriko instituzioak ez zutelako parte hartu askok eta gobernua sustengatzen duten taldeen emendakinen ostean legea asko aldatzen zen

eta honekin batera sektore pribatua erregulatzen duen zatiaren garapen osoa airean geratzen zen esaten genuen baita ere anbizio gutxiko helburuak zituela hasiera batean eta garrantzitsua finantzaziorik gabe aurkezten zela eta neurri azaltzen zela

oposizioak ere ez zuen horrela ikusi eta legea onartuko zenaren testuinguruan jokatzera

hau da iruditu zitzaigun eta horrela esan genuen hemen legearen izapidetze prozesuaren jarraipenarekin oposizioak nolabaiteko txeke zuri bat

gobernuak eta gobernua sostengatzen duten alderdiek zuen txeke zuri horrekin iruditzen zait malgutasunez jokatu duela ze kontrakoa egitea zeukan ze behin jakinda aprobatu egingo zela legea bere horretan jarraitu

hasieratik gure ehun eta hogeita zortzi emendakin uste dut izan zirela

zegoela esan zeniguten eta hor nik uste dut hemen goraipatzekoa dela baita ere zuk

dago eta baita aitor oregi energia zuzendariak

gure ezezko hasieratik gaurko baiezkora iritsi da eta

esan nahi nuen baita ere gaur ahobatezkotasuna lortzeko beti ere zaila da eta gai delikatua da baina nik uste dut ponentzia lanean aritu garen

eta becerra jaunak ere bere ekarpena egin dutela eta bere prestutasuna ere zoriondu nahi dut

eta guretzat oso garrantzitsua da udal instituzio askotan dugun gobernu arduragatik horregatik sartu ginen gu ere legearen negoziazioan

nahiz eta legeak oinarrizko hainbat arazo konponduko ez baditu ere guretzako oinarrizkoak ziren kontuak sartzeko esfortzua egiten bazen guk ere esfortzua egingo genuela ahobatezkotasuna bilatzeko

nik gure ekarpenen aldarrikapena egin nahi dut

askotan gauza askotan ados gaude baina guk gure ekarpenari azpimarra egin nahi diot gaur iruditzen zait gure ekarpena ikusi daitekeela zioan bertan agian batzuek garrantzia ez diozue edo ez diote emango zioari eta nik esan nuen legeak emendakina aurkeztu genuenean legea egiterakoan markoa ongi kokatzea garrantzitsua dela eta orain

bere bi bektore nagusietan hau da aldaketa klimatikoan eta baliabide fosilen agorpenean

dena da finantzazioa eta neurri betearazleen binomioa guk esan genuen hasieran lege honek gabezia nagusi bat zeukala eta plan batean besterik ez zela geratzen finantzazioa eta neurri betearazlerik gabe eta bueno esan da

eratzea dakar legearen onarpenak eta hau legearen udalerrietako garapenerako berebiziko garrantzia duela iruditzen zaigu horrela horrela bai

bestela ez zuten gure emendakinen bitartez baita

administrazioak sinatzen dituen kontratu publikoetara ere zabaltzen dira eta hau gure ustez estrategikoa da eta helburuen anbizioan ere lagundu dugula iruditzen zait bi zentzutan alde batetik aurrezpen helburuak areagotu dira esan da

hogeita hamabost gutxiago kontsumitu beharko du eta beste aldetik ekoizpen

eta europaren helburuekin konbergentzia batetara iritsi gara

autohornidura helburu berriak gure beste ekarpen nagusi bat esango nuke hau dela

egitea agintzen duelako legeak eta hor

plan hori datozen hamarkadetan klabea izango delarik datozen lanetarako

gure emendakinen bitartez legearen garapenaren sekuentzia osoa administrazioak bete beharko dituzten epeak inbentarioak diagnosiak ekimen planak eta abar ordenatuagoak

azken bertsio honetan onartuko den bertsio honetan amaitzeko ohar batekin amaitu nahi nuke orain behin legea onartu eta gero

ez dakit zer urtetan ez dakit zer egongo den egongo da gauzak ondo egiten baldin badira

garrantzitsua dela alde batetik gauza asko daudelako gure ustez gehiegi batez ere sektore pribatuari dagokionean geratzen direnak jaurlaritzaren erregelamendu garapenaren zain

gobernuari dagokio definitzeke geratu den guztiari irtenbide azkarra ematea eta hor noski adi ibiliko gara beste aldetik eta sektore publikoari dagokionean

esku geratzen da legearen garapena eta betetzea araudi berri honez gain

eta bultzada politiko nahikotxo beharko da arrakasta lortzeko eta arrakastatsuak izateak berebiziko garrantzia du eta zentzu honetan

hemen onartzen dena prestutasunez betetzeko beste talde guztiei ere eskatzen dizuet batik bat datozen hauteskundeen ondorioz izan ditzakezuen udal eta foru arduretan premiaz jokatzera hemen onartzen dena betetzeko eta jaurlaritza ere premiatzen dut betetze mailaren inguruan ikuskaritzan lan eraginkorra egitera

alferrikakoa izango da hemen gaur onartzen dena amaitu nahi dut esanez hausnarketa bezala garrantzitsua dela

oraindik klima eta energia arloan herri honek ia dena duela denboraz nahiko larri gabiltzala klima aldaketari aurre egingo dion aldaketa eraldaketa energetiko integral bat egiteko eta

eta baita datozen urteetan arlo honetan aurrera eraman beharko ditugun neurri eta politika zail eta korapilatsuetan arduraz jokatzea besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak grajales jaunak boto azalpenera beraz

irizpenaren artikuluak xedapen gehigarriak azken xedapenak zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

badaezpada ere zeren behin ez omen daude orain bai zurea

atera ondo sartu beheraino

eta bozketa egin dezagun zeren makinak behin ez omen dira gaizki egoten

bueno berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geratu da euskal autonomia erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzko legea jarraian boto azalpena

rojo anderea euzko abertzaleak grajales jauna zurea

egun on guztioi labur arituko naiz egin beharrekoa garrantzitsuena eginda baitago egun berezia

politika handi bihurtzen duten horietarikoa nork esango zuen orain dela urtebete eh bilduren osotasunezko zuzenketa eztabaidatzen geundenean gaur gehiengo zabal batek lege hau onartuko zuela eta honetarako da politika alderdikerietatik haratago ezberdinen arteko itunak lortzeko

garrantzitsu bat onartu dugu gure herrian eragin zuzena izango duena eta hori erraztu edo helburua lortzen lagundu dutenek zoriondu nahi nituzke gaur

hona hemen emaitza poztekoa guztiok zoriontzeko modukoa

ere eskerrak eman nahi dizkiot bide hau errazteagatik eta kontsentsurako erakutsi duen joeragatik sailburuagatik hasi eta energia zuzendaritza

ia guztion artean lortu dugun akordioa edo akordio horri bere biziko garrantzia ematen uste dut

eta oso garrantzitsua da ganbera honetan lortu

grajales jauna gai zerrendako bigarren puntua mozioa

azukrearen industriak azukre eta erremolatxaren sektorearekin duen lanbide arteko esparru akordioa ez betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena lópez de ocariz anderea zurea da txanda

eskerrik asko tejeria andrea estamos agotando un modelo yo

laburbilduz eh bilduk nekazaritza politikaren eredua porrot hutsa izan dela

eredu honen ondorioak behin eta berriz etxe honetara etorri dira eta jarraitzen dugu oinarrizko neurriak ipini gabe

eta beste eredu bat martxan jartzeko prest egon behar dugu horretarako lurralde akordio bat beharrezkoa da

sektorearen egoera kritikoa da behin eta berriz kritikoa da eta aukerak zabaltzea gure erantzukizuna da

lortzeko hori da gure helburua eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe anderea

eskerrik asko luis tellería jauna

becerra jauna eh bildu lopez de arroyabe andereak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez

nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua europako futbol taldeen txapelketa baten finaleko egoitza san mames izateari buruz eztabaida

gracias señora presidenta egun on guztioi

el apoyo a nuestra enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldea elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

sailburu jaunak legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi nuestra voluntad

eta gaurko egunetan munduko plazara alegia eta munduko plazan egoteko batzuetan munduko plaza izatera ere

eta erronkei heldu egin behar zaizkie nahiz eta batzuetan eta aldez aurretik handiak iruditu eta hori denon artean egin beharra daukagu eta hor ikusten genuen

eusko jaurlaritzari baino ez zitzaiola eskatzen hori sustatzea eta gure ustez ez da eusko jaurlaritza horrelako gauza bat egitea tokatzen zaiona zuk zeuk ere esan duzu

legokioke athleticek daukalako ordezkaritza bai espainiako futbol federazioan eta bi mila hamabiko san mamés barriako fundazioaren akordioagatik

eta bestalde iruditzen zitzaigun ez zela aproposena fokua soilik futbolean san mamesen edo bilbon ipintzea

eusko jaurlaritzak zein gainontzeko instituzioek euskadi proiektatzeko eraman beharreko politika integral eta orokor batean gerora

eta ondo iristen diogu bilboko udalak eta bizkaiko batzar nagusiek bilbo bezalako hiri edo san mamés moduko futbol zelai batean zentratzea

ikuspegi zabalago bat behar zuen bai antolatu beharreko gertakari eta bai lurralde eremuari dagokionez

besteak beste ez genuelako ikusten jatorrizko ekimena eta gure zuzenketa uztar ezinekoak zirenik auto bateko argi motzak eta luzeak uztar ezinak izan beharra ez daukaten era berean eta kontziente izanik instituzio ezberdinetan

eta eusko jaurlaritzari bestetik eskatu diegula gai hau sustatzea baina dagokion tokian komunikatzetik haratago ezer gutxi gehiago ezer gutxi gehiago egin dezaketela nahiz eta sailburuak mozio hau sorrarazi duen interpelazioan esan zuen bezala eta nik uste dut sailburuak eman

ze modu batean kalifikatua ahal izango balitzateke zintzoa erabat zintzoa izan zela

prestutasuna etorkizunera begira eman beharreko politikaren mamia bigarren puntu horretan dago

eta zoriontzen gara horretaz nire ustez bukatzeko gai honi ondo datorkio

gauza txikiez gozatu eta handien bila joan ez dadila

eskerrik asko eskerrik asko
urrutia jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal sozialistak

nik proposamena ikusi dudanean egia esateko eta esan behar dut gero esplikatuko dut gure posizioa honen aurrean

baina faltan botatzen nituen gauza ezberdinak ez iniziatiba bera

horrekin batera beste gauza batzuk nire ustetan kontutan hartu

ikuskizunari buruz hitz egiten dugunean nik uste dut

bati buruz hitz egin behar dugula eta baita ere hitz egin behar dugu zer nolako politikaren

zergatik antolatzen ditugun gauzak zertarako antolatzen ditugun helburu daukagun gauza horiek antolatzen ditugunean baina ikuspuntu horretatik ez bakarrik kirol ikuspuntutik baizik eta kultura ikuspuntu

iniziatiba horretan faltan botatzen dut zentratuta dagoelako gauza konkretu batean orduan

plangintza behar dute plangintza bati erantzun behar dute eta baita ere plangintza horren barnean ikusi behar duguna da euskaldunak zelan nahi dugun agertu munduan

egiten dugunean baina ez bakarrik hori gauza gehiago kirola eta kirola praktikatzen dutenek daude gizartean

bati buruz hitz egin behar dugula eta lotu behar dugu kirol ikuskizunak ere gizartearekin

hor egiten dena toki guztietara trasladatzen da gizarteak ikusten du hor gertatzen dena eta

nik iniziatiba honetan faltan botatzen dut baina agian igual hau beste eztabaida bat da beste momentu bateko eztabaida da eta hori

handi horiek erantzuten dio nire ustetan kudeaketa eredu konkretu bati eta ekonomia konkretu eredu bati

eredu konkretu bati eta gu gauza batzuetan ez gaude ados erantzuna ematen du hiri eredu konkretu bati eta guk ere hiri eredu horretan uste duguna da

hitz egin behar dela baina horrek ez du esan nahi ez dugula hitz egingo iniziatiba honi buruz zuzenean pentsatzen duguna da gauzak ondo egin behar dugula gauzak ondo egiteko garaia ailegatu dela eta beste ikuskizun potolo batzuk ekarri aurretik eta gero esango dut zer pentsatzen dugun horretaz ba plangintza orokor bat behar beharrezkoa dela

landu beharko dugula guztion artean eta plangintza hori egin behar dugu estrategia baten baitan herri ikuspegi batekin ikuspegi

eta baita ere merezi duen tratamendua eginez hori esanda

y voy a terminar nire interbentzioa galdera batekin egin behar ditugu holako finalak

ba bai nire ustetan bai baina salbuespen batekin eta ez dira makalak inportanteak dira mahai gainean jarri

berak esaten duenean a a egiten duela gu gauza bera egiten dugu atzo gai honen inguruan eztabaida egin zan bizkaiko batzar nagusietan han gure taldeak

guk hemen gaur gauza bera egingo dugu ez dugu esango ezetz baina zalantza batzuk dauzkaguzenez eta gauza batzuk tartean dagoenez gure

abstentzioa da eskerrik asko goirizelaia andrea erantzunen txanda

anderea euzko abertzaleak urrutia jauna bertatik

entzuten da bale ez laburra izango naiz lehendabizi hemen bakoitzak bere sentimendua bertara erakusten ditu eta aitortuko didazue sarritan topikoak izaten direnak erabilita

sutsua bainaiz baina hala ere euzko alderdi jeltzalekoa naiz eta uste dut euskadiko ikuspegi bat daukadala eta hori dela eta

ni ere san mamesen horrelako gertaerak

baina bai azken ideia eta esan dut hor tribunan ere baina izan kontutan gauza bat hemen azkenean

egin dezaketena administrazio kontseiluan da informatzea komunikatzea eta uste dut argi gelditu den bezala

lideratzeko betebeharra edo ardura eta adibide argi bat daukagu lehen ere aipatu dut datorren urtean

eurokopa egingo da europan noski baina bilbo izango da egoitzetariko bat eta horren kudeaketa eta lidergoa

besterik gabe eskerrak akordioagatik eta

egun on berriro egia esateko debate hau toki batetik hasi da eta beste batera joan da

hiru lau gauza bakarrik zehazteko edo erantzuna emateko hemen bigarren txanda honetan esan diren

euskaldun peto petoa azaltzeko eta esateko guztioi euskaldun moduan zuk bakarrik hitz egin duzula bai nik ere gauza batzuk

orduan goazen hori lantzera eta hor nahi zaitut ikusi ea zer egiten duzuen zer egiten duen gobernu honek hori aurrera ateratzeko

hori hori ikusiko dugu benetan euskal herriaren alde egiten dugun ala ez señora llanos

en el ayuntamiento eta amaitzeko gauza bat romero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

onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskaltel eta estrategikoak diren beste hainbat enpresen egoitza eta erabakimena eaen sustraitzeko hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko

daukat hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on guztioi

zegonak inbertsio funtsak bere batzarra egin zuen eta hor kapitalaren anpliazio bat aprobatu zen

eta horrekin egin nahi duena da euskaltelen zati bat erostea

hamabosta badauka eta erosi nahi du ehuneko hamabi koma bost horrek suposatuko luke zegona izango zela akziodun nagusia edo beste hitzekin esanda zegonak aginduko zuela euskatelen zer da zegona inbertsio funts bat

inbertsioa eta bere web orrian definitzen du bere filosofia ingelesez esaten du telekomunikazioen arloan aritzen dela eta bere filosofia dela

hau bi eratan itzuli daiteke literalki esan nahi du erosi konpondu eta saldu baina benetan esan nahi duena da ahalik eta diru gehien irabaztea

hori da zegonaren filosofia hori da euskaltelen jabea izan daitekeenaren filosofia nolatan da bateragarria filosofia hori erosi konpondu eta saldu erantzukizun sozial korporatiboarekin

errotzearekin nola da bateragarria garapen teknologikoan aitzindari eta lagungarri izatearekin nola da bateragarria lan traktorea egitearekin

elikatzeagatik ba esango dizuet ez da bateragarria guztiz da enpresa hau euskaltelen jabea bihurtzen bada euskaltelen proiektua zenbakietatik haratago amaitutzat jo dezakegu

hau espero genezaken bi mila hamabian abuztu horretan saldu zirenean gobernuaren akzioak eta gobernuak zuntz optikoaren sarea saldu zuenean gero funts batzuk erosi zuten euskaltelen gehiengoa eta jarri zuten bere jendea zuzendaritzan zuzendaritza horrek plantilla arindu egin zuen lanpostuak likidatu egin zituen soldatak izoztu zituen langileen soldatak ez zuzendaritzarenak denda sarea

etekin gehiago ateratzeko eta barne giroa kaltetzen kontratak kanpokoak

utzi zitzaion zerbitzuak kanporatu egin zituen eta konponente teknologiko altuko zerbitzuak gainera beraz

osagai teknologikoak enpresatik kanpo egitera pasa zirelako eta bai lehen esaten nuen moduan txirrindularitza taldea ere desegin zen eta horrek balio sinbolikoa nahi baduzue baino lehen ikusi duzue

talde horrek eman zion nazioarteko proiekzio oso interesgarria baina errentagarritasun hutsaren ikuspuntutik taldea zaborrera bota zen eta gero bai gero ia hau guztia egin ondoren enpresa burtsara atera zen eta sari moduan

bere garaian eskandalagarria izan zen bonus famatu hura berrogeita bost miloi kobratu zituzten txapuza hau egiteagatik eta euskaltel

eta bien bitartean normala denez ahots ezberdinak altxatu ziren egoera honen aurrean batzuk kontra eh bildu lehenengo momentutik eh bildu existitu baino lehen aralarrek eta eak ia kontra bozkatu zuten gobernuaren akzioak saltzearen erabakiaren kontra eta baita ere

sarea saltzearen kontra eh bilduk kontra horren kontra esternalizazioaren kontra plantillari aplikatu zitzaizkion murrizketen kontra zerbitzuen externalizazioaren kontra eta baita ere burtsara ateratzearen kontra eta berriz gobernuak garaiko gobernuak patxi lópezen gobernua sostengatzen zuen alderdi sozialista eta baita ere gerora euzko alderdi jeltzaleak alde alde

legebiltzar honetara mozio bat ahoa altxatzeko euskaltelen gertatzen ari zenaren kontra eta burtsara ateratzeko operazio espekulatiboaren kontra alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleek aprobatu zutena zera izan zen eusko legebiltzarrak egokitzat hartzen du euskaltel sa enpresa burtsara irten izana

arauak onartu behar dituzu joko zelai horretan jokatzea erabakitzen baduzu gero ez kexatu joko zelai horretan

gertatzeaz porque merkatu solidarioak dira gabonetan egiten direnak

baina merkatu errealak dauzkate arau propioak besteak beste edo denen gainean

eta ekimen publikoarekin eta zerbitzu sozialekin jaio zen enpresa bat joko zelai horretara eramaten bada aukeren artean sartzen da gertatzea orain gertatzen dena norbaitek opa bat osoa edo partziala egitea eta enpresa hori erostea eta beraz akabo euskaltelen

konfirmatzen bada eta burutzen bada operazioa segur aski zuzendaritza aldatuko du praktika neoliberalak euskaltelen areagotuko ditu erabakiak kanpoan hartuko dira segur aski kanpoko enpresak telekomunikazio

kanpoan eta kanpoko interesen arabera erabakiko da euskaltelen inguruan baita ere enplegua sortzeaz edo ez sortzeaz edo desegiteaz eta baita ere inbertsioa egiteaz edo ez egiteaz eta hori guztia kanpora aterako da kanpoan erabakiko dute y ante esta realidad

hori ez da dagoeneko zuen filosofia zuen filosofia da merkatuari

de la compañía euskaltel enpresa bat baino gehiago da enpresa handi bat da eta hazten ari da zazpiehun lanpostu dauzka gehienak euskal herrian

sortzen ditu errentagarria da bere negozio planean bi mila hogeita hiruan zortziehun milioiko diru sarrerak edukitzea aurreikusten ditu laurehun milioikoa izango zen errentagarria baina

soilik zuntz optikoaren jabegoa eskuz aldatu daitekeelaren susmoaren aurrean europako herrialde aurreratuetan

estatu kontutzat joko zen gure datu guztiak garraiatzen dituen zuntz optikoaren sarearen jabearen inguruan eztabaida estatu eztabaida bat da

euskal herrian mantendu behar dugu euskaltel ez da edozelango enpresa enpresa herrikoia da enpresa bertakoa eta gainera hori da bere

eta bere arrakastaren gakoa euskaltelen arrakastaren gakoa

apustua egiten du hori besteak beste ere galdu daiteke

har ditzagun orain oraindik garaiz gaudelako bestela euskaltel euskal enpresa izateari utziko dio
eta euskaltenglish bihurtuko da eskerrik asko eskerrik asko

casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernandez jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

de euskaltel orain serio casanova jauna egia esateko zure proposamena lehenengo aldiz irakurri nuenean esan behar dizut musika atsegina iruditu zitzaidala baina partitura irakurtzen hasi nintzenean bonbo zaratatsu bat danba danba danba danba agertzen zen behin eta berriz eta

eta orduan konturatu nintzen funtsean ados gaudela planteamenduarekin ados gaudela baina ez dugula berdin ikusten horren aurrean edo arazo honen aurrean egon daitezkeen konponbide ezberdinak zure proposamena edo hobeto esanda orain elkarrekin podemosekin sinatu duzun transakzioa hartzen badugu ni ados nago lehenengo puntuan esaten denarekin

aukera hainbat aukera dauzkagunean zuek etortzen zarete eta esaten duzue ez bat bakarra dago akzioak erosi behar dituzue

baina lehenengo akzioak erosi hori da zuen zera bakarra ez balirateke existituko

beste horrenbeste gauza honi erantzuna emateko ezin gara horrekin ados egon egia da herri proiektu gisa jaio zenak horretan jarraitzea nahi dugula bertakoei zerbitzua ematen jarraitzeko enpresei eta horretarako jaurlaritzak neurriak hartu behar baditu

ez da bakarrik zergak ordaintzea edo egoitza erkidegoko leku jakin batean edukitzea eta ahal bada oso egoitza ederra ez ez hemen uztartua egotea da hemen lana sortzea

hemen zerbitzuak ematea eta jasotzea eta hemendik haztea kanpora begira haztea hor dago gakoa eta nik uste dut jaurlaritza hor egongo dela

para cada situación una posible solución bigarren puntuari dagokionez gauza bera gertatzen zaigu irakurtzen hasi eta ados

puntuka bozkatzea eskatzen dizut

hamarkadan orduan ikusi zelako iraultza bat zetorrela eta aitzindari izan behar ginelako hori aurreikusi martxan jarri zen eta bultzada eman zitzaion enpresari

orain enpresa garrantzitsua da eta gu harro gaude nahiz eta erabaki guztiak ez konpartitu

haur eta nerabe zenean eta orain heldutasunean lezioak ematera zatozte beti bezala berandu

grajales jauna erantzunen txandara pasatuz casanova jauna zurea da hitza

da hitza bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosen
erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da posible da bale nola nahi duzue bozkatzea gainontzekoak eta hirugarrena puntua hori da

puntuak bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi contra bederatzi abstentzio beraz ez dira onartu bat eta bi puntua jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da hirugarrena puntua eta azkenik laugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ez da onartu laugarren puntua gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskaditik emigratutako pertsonak itzultzeari buruz

ordezkaria den guanche andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

hogeita bi mila haur eta nerabe atera dira euskaditik atzerrira bere familiekin eta ez diru itzuli

itzultzeko eskubidea bermatuko dituen neurrien aldeko ekimena aurkeztu dugu etxebizitza enplegua edota gizarte babesa itzuli nahi

atzerrira joandako euskal herritarrentzat

izatea espero dugu itzultzeko eskubidea letra larriz idatzia bermatzeko akordioa da porque es indispensable

ser parte de poner soluciones útiles para la ciudadanía besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eguerdi on guztioi nondik gatoz nora goaz galdera filosofiko hauek gure existentziaren inguruan pentsatzen jartzen garen bakoitzean ateratzen diren horiek dira askotan broma artean botatzen ditugun horrelako galdera sakonak baina

eta beno agian ez horren etengabe

politikak ekintzak definitzen ditugula pentsatzera

zer da egiten ari garena zer behar dugu nora goaz

egia da duela pare bat urte hausnarketa eta egitate batetik abiatuta nazioartean zeuden gazteak euskal herrira itzultzeko plana martxan jarri zuela baita tapia sailburuak ere landhome

egitate batetik abiatu ziren gazteak kanpora joaten ari direla gazteak kanpoan daudela han daude eta itzuli daitezen behar dugu eta haien ekimena behar dugu beraz

baina ez dute eraginik izan eta egin duten bidea ez da eraginkorra izan titularrek hala diote

eta plan hauen eraginkortasunaren ezaren arrazoietara jotzen dugu edo berdin jarraituko dugu etengabe kanpora ateratzen ari diren gazteen errealitatearekin

batere laguntzen ez duten oztopoekin zeren jarraitu dezakegu esaten plan hauek ditugula eta lasai geratu edo aztertzen dugu zein den egoera eta zeintzuk diren

guk egiten genuen zuzenketan eta lortu dugun erdibidekoan mantentzen den ideia horretan migrazio prozesu hauek bultzatzen dituzten arrazoiei ere heldu behar diegu gazte eta ez hain gazteen prekarietatea sostengatzen duen

inguruan hitz egiten genuen eta emaitzak horietan ere bai eragina izan dezaten jendeak kanpora

ekonomia sozialean oinarritutako proiektuak babestea emantzipaziorako bizitza proiektuak eta etxebizitza proiektuak sortzea horiek guztiak ere badira

ez joatearen arrazoiak edo ez joatea

eta noski hor ere bai zehar lerroko ikuspuntua izatea beharrezkoa da neska gazteon egoera ere edo egoera prekarioagoei ere begirada jarriz besteak beste soldata arrakalaz hitz egin dugu

eta pertsona gazteen artean soldata arrakala handitzen dela ikusi dugu ere bai beraz horrelako ikuspuntua edukitzea izango da eta ezinbestekoa izango da jendarte kapitalista eta patriarkal honi aurre egiteko sortzen diren milaka formula horiei gazteetatik beraietatik edo bestelako kolektiboetatik egiten saiatzen ari diren hori ez zangotrabatzea bada ere itzulera

etxebizitza proiektu komunitarioei oztopoak ez jartzea proiektu enpresa txiki proiektu horiek laguntzea eta gaurkoan auto antolakuntza feministan ari diren horiei ere

gogoratzen gara eta besarkada erraldoia bidaltzen diegu hemendik beraz urte amaiera arteko tartea eman diogu gobernuari azter dezan bai zein den egoeran honen arrazoia sustengatzen duen testuingurua eta kanpora joan behar izan duten egun dauden planetara ez gerturatzeko arrazoiak eta garrantzitsuena honetan oinarrituta eralda ditzala egun dauden programak eta sor daitezela berriak

eta lan lerro honi heldu diezaiogula argi daukagulako denok ez gabiltzala bide hoberenean beraz birnorabidetu dezagun lana eta
proposamena mila esker guztioi eskerrik asko etxebarrieta

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuok eguerdi on

itzultzeari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagai oinarrizko ekimena lar nahasia iruditzen zitzaigun

denetarik aipatzen zen baina inolako zehaztasunik gabe legez besteko proposamenak lan ezagatik joan diren gazte familia zein helduek euskadira bueltatzeko aukera izan dezaten bilatzen duela uste dugu eta horregatik erdibideko batera heldu gara ahoz batez onartu izango dena emaitzen helburuan

talde guztiak ados gaude proposatzailearekin emigratuak bueltatzeko gobernuak martxan jarritako programek ez dituztela eman

eragin eskasagoa izan dute eta horregatik eusko jaurlaritza prest dago programen inguruko balorazio egiteko eta txostenaren datuen arabera

programak aldatzea eskatzen du baina horretarako eta

aurretiaz balorazio serioa egitea programa osoaren inguruan eta horrela ere onartzen zenuen zuk guanche andrea txostenak dionaren arabera ikusiko da programan parte hartzeko adina aldatu behar den edo ez neurri zehatzak eman behar zaizkien

edota programa hauen helburua hain orokorra izan behar den edo ez benetan eraginkorra izan daitezen programak porque puede

baina behin programan parte hartzeko borondatea azaldu ondoren beste euskal herritarren eskubide eta betebehar berberak izango dituzte gure ustez puntu hau garrantzitsua da aipatzea ere bai

eta hezkuntza sailen menpe ere bai amaitzeko lehenik eta behin behar beharrezkoa da diagnosia egitea

akatsak hobetu beharreko neurriak eta guzti horrek ondo aztertu ondoren orduan neurriak hartzeko momentua izango da baina ez dena nahasten emigratuak euskadira bueltatzea nahi badugu neurri eraginkorrak martxan ipini beharko ditugu errazten dutenak guretzat argi gelditu behar da azkenik norberak bueltatzeko erabakia hartuta dagozkion laguntzekin behin euskadin dagoela beste euskal herritarren betebehar eta eskubide berberak izango

arregi andrea erantzunen txandara pasako gara guanche andrea bertatik bai zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

ez etxebarrieta romero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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa